osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako puntu mesedez isiltasuna mesedez isiltasuna

langabeziari eta pobreziari aurre egiteko jaurlaritzak garatu beharreko estrategia integralari buruz proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen

ekimena aurkeztu eta aldezteko eskerrik asko mahaiburu andrea
lehendakaria sailburua legebiltzarkideok egun on

urte eta zazpi hilabete baino gehiago pasa dira legebiltzar honetan diagnostiko balorazio proposamen eta asmoak mahai gaineratu zirenetik jendartean

aurre egiteko denbora hori pasata onartutakoa eta adostutakoa ez duela ezertarako balio izan ondorioztatu dezakegu denbora galdua

edo nahiago baduzue instituzio publikoek ez dira bermatzen ari bizitzeko beharrezkoak diren minimoak

eraso basati eta harrapaketa inmorala bizi ari gara herritarron gehiengoa egunero austeritate eta sakrifizioaren izenean eta gutxiengo bat baliabide publikoen sakeoan korrupzioan black txartelekin eta alfonbra gorritik

orduan parte hartu zuen batek zioen ekonomiak

ekonomiak herritarren kontrol publikora bueltatu behar du merkatu librea ezin du egon espekulatzaileen esku kontrol publikoa beharrezkoa da hazkundean eta berdintasunean aurrera egiteko eta denok edo ia denok baietz buruarekin

gobernu honek eman al du erantzuna laburra eta erraza eta zoritxarrez ez tal vez

social que vivimos gobernuaren diagnostikoa okerra edo praktikara eraman ez izana gutxi batzuentzako

eta bestalde eskubiderik gabeko lanak edo zuzenean lanik gabeko infernuan mundu gizarte errealitate horretan bizi gara duela urte bat bezala

ezinbestekoa gizarte osoaren errekuperazio ekonomikorako baldintzak sortzeko eta honen aurrean enplegu eta lanpostu gutxiago gaizkiago

txarragokoa egoera horrek prekarietate eta pobrezia gehiago ekartzen digu bai hemen ere

arriskuan negu honetan hemen ere hainbat familia eta pertsonek erabaki beharko dute janaria erosi edo berogailua piztu adibide on bat da pobrezia

langile klasean eredu kapitalistaren ondorioak neurtzeko krisi hau batzuk baliatu izan dutelako langileei dirua kentzeko eta aberatsei gaur langileak lehen baino pobreagoak gara eta aberatsak aberatsagoak era horretan sistemak ahalbideratu du oinarrizkoak diren zerbitzuetan adibidez

egitea pobrezia energetikoa ez da beste pobrezia mota bat kapitalismoak gizartean oro har

beti defendatu izan dugu botere publikoen papera gizarte justu eta ekitatibo baten aldeko apustu irmoa izan behar duela horretarako aberastasunaren egon badagoela

eta horretarako politika berriak sustatu behar dira industria aktibatzeko

produkzio kooperatiboa sustatzeko eta bultzatzeko modu berriak soziala

babes soziala bermatuko duen sare eraginkorra sortu behar da etorkizunerako lanabesak eskainiko dituena jendeak etorkizun duina izan dezan

hezkuntzan eta abar hemendik egin ditzazkegunak dira hauek gaurtik hasita merkatuek eta finantza eliteak humanitate zentzurik ematea itxaron gabe

para evitar la exclusión es realmente incomprensible pobreziari eta gizarte desberdintasunei buruz bi mila hamabian egindako inkestaren arabera

horietatik emakumezkoak hirutik bi dira eta gainera bilakaera guztiz kezkagarria da

hirurogeita hamazazpi igo da une honetan bestaldetik

berrogeita hamar mila pertsona inguru pobrezia arinean daude eta ez daukate diru sarrerak bermatzeko errentan

jasotzeko aukerarik hutsune handia da bitartean

bai jasotzeko baldintzetan eta baita diru kopuruan jasotzeko baldintzetako murrizketekin lau mila pertsona inguru kanpoan geratu dira eta azken bi urteetan erosteko ahalmenaren ehuneko hamar galdu da

y futuras eta esan dudan bezala inork ez du planteatzen amildegira asalto egitea

egiaztatu dezakezue aipatu ditudan lanerako lau proposamen zehatzetan eta konprobatu dezakezue arratsaldean gure ebazpenekin gure ebazpen proposamenetan orokortasunean aztertuta konturatuko zarete konpromiso zuzena argia eta egingarria planteatzen dugula ez dadila pertsona bakar bat ere egon bizitzeko leku duinik gabe etxebizitza duina bere oinarrizko beharrak asetuta izango ez duen pertsona bakar bat

bere etorkizuna berdintasun errealean askatasunean eta duintasunean garatzeko beharrezkoak diren lanabesak eskuragarri izan ditzaten pertsonak osasungintza

amaitzeko modurik onena ez dugu karitaterik nahi

guztiona dena guztion onerako jar dadila eskatzen dugu hori da pertsona zentroan jartzea hori da bizitza gauza guztien gainetik jartzea hori da hori bakarrik gizarte justu aske eta igualitarioa hori da gure erronka

eskerrik asko matute jauna gainerako taldeen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularreko ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

eta desberdintasun sozialei buruz bi mila hamabian

esaten digu krisi ekonomikoak izan duen eragina dela eta arazoa ekonomikoak dituzten familia kopurua igo

dela bi mila zortzi eta bi mila hamabi arteko urteetan muturreko egoerak altuagoak ziren eta pobrezia

lotutakoak izan ziren continuamente

arrisku taldeetan ematen dira lan merkatuan sartzeko zailtasunak dituztenak eta diru sarrera

hitz egitea da izan ere pobreziaren kausak eta faktoreak berdinak dira

pobrezian aurreko puntuan adierazitakoarekin batera esan behar da pobrezia jasaten duten pertsonen artean umeena dela gora egin duen talderik nabarmena

eta lan intentsitatea baxua bada pobreziak gora egingo du haur pobreziari buruz egindako analisiek adierazten dute familiak zenbat eta lotuagoa egon lan munduarekin orduan eta pobrezia gutxiago egongo dela

sozioekonomikoarekin dago lotuta horrek guztiak esan nahi digu benetako beharra dagoela politika zehatzak egiteko umeen pobrezia prebenitzeko

eta horregatik funtsezko gauzak gogoratzen hasi behar gara

langabeziari eta pobreziari aurre egiteko jaurlaritzak garatu beharreko estrategiaren irizpideak ezarri eta zentzu honetan gure lehenengo ebazpen proposamena printzipio orokorretan

sozialistok nahi dugu legebiltzar honek krisiari aurre egiteko hartzen diren politika okerren ondorioz milaka euskal familia pairatzen ari diren zailtasunak aitortu ditzala inor bide bazterrean gera ez dadin legebiltzar honek solidaritatea eta kohesioaren berme den giza babeserako sistema publikoaren defentsa egin dezala nahi dugu eta nahi dugu legebiltzar honek

errefusatu dezala gutxien duten hiritarren artean liskarrak sortzen dituzten saiakera guztiak gure gizarte solidarioa eta tolerantean

energética gure ustez gizarte gaiei buruzko eztabaida orok krisi honetan murrizten ari diren giza eskubideei buruz hitz egitera behartzen gaitu enplegu publikoaren defentsa sutsua egitera behartzen gaitu

gure osasunaren eta gure seme alaben hezkuntzaren bermea direlako baliabide gutxi dituzten hiritarrei ura edo gasa ez moztera behartzen gaitu

sarrerak nahikoak ez direlako enplegu nitxo berriak

kalitatezko enplegu berrien aldeko apustua egin behar delako enplegurako eskualdeko planak eskatzera behartzen gaitu zenbait eskualdeetan langabetuak

zorroaren dekretuan ondo definitu behar izango dugu

erakunde bakoitzaren eskumenak erantzukizunak eta finantzazioa ondo zehaztu behar dugu dekretu hori hirugarren sektorea indartzeko balio izango du

pertsona adinduek gero eta arreta gehiago behar dute familia bizitza bateragarri egitea gero eta zailagoa bihurtzen ari da neurriak hartzen hasi behar gara

herri dirubideen euskal kontseilu barruan gizarte zerbitzuen sistemaren kohesioa eta kalitatea bermatzeko erakundeen arteko funtsa sortzea dugu giza laguntzen inguruko eztabaida faltsua behingoz gainditu behar dugu eta ongizate estatuaren laugarren zutabea gizarte zerbitzuena

inbertitzea baizik erronka nagusiak ditugu aurretik

zer nolako etxebizitza politikak mendekotasuna duten pertsonei zer nolako arreta nola bermatzen dugu gure helduen ongizatea guzti honi buruz

gustuko gure zerbitzu publikoek kalitatea galtzea ez dugu gustuko hiritarrak jatorriarengatik zatitzen duen euskal gizarterik ez dugu

uste dugu bere eskubide eta betebeharrekin noski eta horretarako baliabide ekonomikoak behar dira bai baina solidaritatea ere bai

aukera ezin hobea dugu aprobetxa dezagun diezagun hiritarrei zertarako gauden hemen mila esker

mendia andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

legebiltzar buru andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok

bilduk eskatutako langabeziari eta pobreziari aurre egiteko jaurlaritzak garatu beharreko estrategi integralari buruzko eztabaida monografikoa dugu gaurkoan lehenik eta behin

baina jaurlaritzaren planen tramitazioak bere prozedura du kasu honetan bat ez datorrena bilduk nahi zuenarekin zirrikitu bat topatu zuten euren benetan nahia asetzeko eta enpleguari buruz hitz egiteko eta berriz ekimena aurkeztu zutenean pobreziari buruzko plenoa ospatu behar genuela ematen zuen cuando presentaron la iniciativa ante los medios

transportes sistema financiero sarri eztabaidatu dugu legebiltzarrean beste

haurren pobreziari buruzko ekimenak pobreziari orokorrean aurre egiteko ekimenak pobrezia energetikoa emakumeen pobrezia aitortu behar dut hasieran ez geneukala argi zelan garatuko zen gaia

eskariaren zioak ez du ezer argitzen forma aldeko zioa besterik ez baita honako hau dio legebiltzarraren erregelamenduaren ehun eta laurogeita hamasei puntu bat artikuluak honako hau dio jaurlaritza bi legebiltzar taldeek edo legebiltzarkideen bostenak eskatzen dutenean

egin ahal izango dira pista gutxi justifikaziotik atera ahal direnak gauzak horrela

arrondo andreak aburto sailburuari gai honekin zerikusi itzela duen interpelazioa gure ustetan egin zion

dituen erronken gainean suposatzen dugu gaurko gaia prestatzeko egingo zuela interpelazioa eta egia esan ondo etorri zitzaigula guri ere gaia kokatzeko

enpleguari buruz edo enplegu ezari buruz hitz egin zuela

esan dugun bezala hasieran zuten nahi asetzeko araudia erabiliz

enplegu planen inguruan mintzatzeko eskakizuna zeharka eginda badago ere ez da lehenengo aldia enpleguari buruzko monografiko ospatzen dugula legealdi honetan hain zuzen ere eta beste bozeramaile batzuk

bi mila hamairuko martxoaren zortzian izan genuen eta han esandako asko eta asko baliagarri dira gaur egun ere desde el inicio de la legislatura

aurreko monografikoan luze hitz egin genuelako hauen inguruan eta gustatuko litzaigukeelako neurrien ondorioetan

garrantzitsuak ere bigarren aukerako programak eta nazioarteko eremuari egokitutako

euskal profesionalen prestigioaren sinonimoa izan dadin europan eta munduan

beraz eusko jaurlaritza badabil lanean jarduera ekonomikoa sustatzeko eta enplegua sortzeko eta ildo berdinetik jarraituko du jakin badakigu

baina azkeneko bi hiru hilabeteko datuak positiboak dira langabezi tasak beherakada izan du

azken kontrol plenoan esan bezala langabezi tasak euskadin bost dezima portzentualeko beherakada izan du datuen arabera

eta ziur gaude jaurlaritzak hartutako neurriek lagundu egin dutela baldintzak sortzen jarduera ekonomikoa sustatzeko eta enplegua sortzen hasteko ibilbidea luzea da baina bide onetik goazela argi daukagu astiro gustatu litzaigukeena baino astiroago bada ere beti aurrera

denok batera egin behar dugula ibilbidea nahiz eta astiroago joan denok batera egin behar dugula

atzean utzi eta badakizue zein den aurten nazio batuek aukeratu duen lema inor atzean ez uztea elkarrekin pobreziaren aurka pentsatu eta jardutea inor atzean ez usteak esan nahi du diru sarrerak bermatzeko errentak existitzen jarraitu behar duela eta pobrezia egoeran

bete behar dituela kontrakoak giza eskubideen adierazpen unibertsalak aldarrikatutako

funtsezko eskubidearen aurka egingo luke eskubideak euskadin bizi diren pertsonen oinarrizko iraupen premiak beteta edukitzea ekartzen baitu

gure gizarte elkarbizitzak eta gure demokrazia ereduak oinarri dituzten gizarteratzeko eta gizarte justiziarako oinarrizko eskubideen

elkarrekin pobreziaren aurka pentsatu erabaki eta jardutea dio lemaren bigarren zatiak

esan dugu daukagun sistema ona eta aurrerakoia mantentzeko sendotzeko eta hobetzeko adostasuna behar dugula

como en europa besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea